egun on guztioi osoko bilkurari hasiera emango diogu

osasun planari buruz eztabaida eta behin betiko ebazpena jaurlaritzaren ordezkaria den darpón jaunak dauka hitza

legebiltzarkideok lehendakari jauna egun on guztioi lehenik eta behin adierazi nahi dizuet osasun sailburua naizen aldetik

gaur legebiltzar honetan zuen aurrean osasun plan berria aurkeztea ondo dakizuenez osasun plana ezinbesteko tresna da herritarren oinarrizko eskubide bat osasun eskubidea hain zuzen

aldera beraz gaurkoa aukera ezin hobea da zuekin batera euskal gizartearen

aztertzeko hori kontuan hartuta etorkizunari begira hurrengo urteetan egin beharreko bidea markatzeko eta jorratzen

horretarako legebiltzarraren hausnarketak eta ekarpenak zalantzarik gabe lagungarri izango dira benetan espero dut gaurko

egin du hamasei urtetik gorako pertsona obesoen proportzioa hogeita bostean hazi da bi mila biko datuekin konparatuz gero obesitatearen banaketa gizarte klaseen arabera

gradienteak gora egiten du maila sozio ekonomikoa jaisten den

talde faboratuenetan pertsona obesoen proportzioa hazi denez gizentasunari dagozkion ezberdintasun sozio ekonomikoak

en los pacientes pazientearen segurtasunari dagokienez osakidetzako ospitaletan

prebalentzia ehuneko sei koma lauko izan zen bi mila hamabian gure sistemako erakunde guzti guztiek badaukate eta eguneratuta segurtasun plana eta era progresiboan zabaldu da kontrako ondorioak jakinarazteko sistema korporatiboa

osasuna pertsonen eskubidea guztion

hauxe da planaren lema osasuna gizaki guztion oinarrizko eskubidea da horrela gogoratzen dut lehendakariak planaren hitzaurrean mila bederatziehun eta berrogeita seigarrena urtean

erakundearen konstituzioak baieztatzen zuen osasuna funtsezko eskubidea dela horrela uzten du agerian ere giza

artikuluan pertsona orok du bizimodu egokia izateko

bai berari eta bai bere familiari osasuna eta ongizatea bermatuko diena eta batez ere janaria jantziak bizitokia

apustu handia egiten ari gara horretarako pertsonak baitira gobernugintzari erabateko zentzua ematen diotenak

osasun sustapenaren kultura hain zuzen ere gure ustez lehentasun osoa eman behar zaio osasun sustapenaren kulturari bizimodu osasungarria eta ingurune osasuntsuak izan ditzagun horretarako pertsonek eragile

hau da bakoitzak bere osasunarekin kontzientziatuta

egon behar du horrez gain ezinbestekoak dira sektore arteko lankidetza eta toki mailan eta maila komunitatean lan egitea

osoaren izenean aurkezten dizuet gaur osasun plana gobernuaren plana delako uno de los aspectos más importantes

gobernua eratu zenetik lehen onartutako planen artean dago osasun plana bake eta bizikidetzarako plana enplegua sustatzeko programa eta emakume eta gizonen berdintasunerako plana lehenengo urratsak dira

prestigio oneko eta kalitatezko osasun sistema

prebentzioa eta bizimodu osasungarriaren kultura sustatuko dituen sistema alegia eta horrela egingo dugu se ha buscado también

el medio ambiente etcétera osasun planaren bidez erantzuna eman nahi diegu

aurrez aurre ditugun erronkei europar batasunetik osasunaren mundu erakundetik egiten diren proposamenekin bat eta kontuan izanda momentu hauetan zailtasun ekonomikoak daudela ahaleginak egin behar ditugu gure osasun

osasunaren aldeko gobernantza prozesu bat da agenteak tresnak eta programak koordinatzeko eta integratzeko eta noski osasunari dagokionez ekitate handiago lortzeko kolaborazioaren filosofian jarri du bere ez lehiakortasunean horretarako arauak eta jarraibideak ematen dira behar bezala sistematizatuta ematen dira

justu bat efikazia edo eraginkortasuna hobetu bi osasunaren kondizionante eta baldintzatzaile nagusietan eragin edo inziditu hiru ekitatean sakondu en esta línea

eta kudeaketaren profesionalak adituak hirugarren sektoreko eta produkzio sektoreko ordezkariak eta erakunde ezberdinak

y transversal el enfoque de género bukatzeko eskerrak eman nahi dizkizuet zuen arretagatik gure hiritarren osasunaz hitz egin eta aurrera begira denon osasuna hobetzeko aukera daukagu konpromisoak neurriak hartzeko aukera daukagu lehendakariak osasun planaren hitzaurrean gogoratzen zigunez gure gizarteak gero eta informazio gehiago du osasunarekiko pertsonak gero

osasunarekiko ondorioz euren itxaropenak eta eskakizunak areagotu egin dira eta nola ez azken batean

zutabeetako bat izateaz gain giza eskubide bat delako pertsonak eta euren eskubideak helburu ditugu eusko jaurlaritzaren ardura konpromiso eta ahalegina da euskal

zaindu eta hobetzea gaur aurkeztu dudan osasun planaren helburu eta lehentasunen arabera lehen azaldu dizuedan moduan ardura konpromiso eta ahalegin horretan eusko legebiltzarraren laguntza eta aportazioak garrantzi handikoak izango dira eskerrik asko
eskerrik asko darpón jauna taldeen txandara pasatuz mistoa upyd taldearen ordezkaria den maneiro jaunak dauka hitza

gobernuarenak pairatu eta pairatzen ditugu murrizketak eta aurrekontu murriztapenak

aurrekontu murriztapen hauek herritarrek jasotzen dituzten osasun zerbitzu publikoetan eragin handia daukate por eso

hau da osasunerako ingurumen arriskuak identifikatu eta arrisku hauek txikiagotzeko beharrezko ekintzak edo jokabideak martxan jarri

eskerrik asko presidente andrea lehendakaria osasun

gaur eztabaidatzen ari gara osasun plana eta osasun plana esan dezakegu ezinbesteko tresna dela planifikazio sanitarioa egiteko

planifikaziorako eta programaziorako tresna

estrategiko nagusiena da aipatutako

dokumentuan oinarrizko helburuak eta lehentasun sanitarioak ezartzen dira

hobetzeko asmoz osasun plan batek honako puntuak gure ikuspuntutik izan behar ditu aurreko osasun planen ebaluazioa sortu behar diren helburuak eta osasun emaitzak

eta ekintzak ekintzen egutegia eta ebaluaziorako mekanismoak eta indikadoreak aplikazioaren jarraipenerako eta garapenerako kantitate

zehaztu helburuak eta jasotako ekintzak sustatzeko osasun plan baten zutabe nagusiak honako hauek

parte hartzea informazioa eta komunikazioa iraunkortasun bermea

prebentzioa gaixotasun kronikoen atentzioa eta teknologia berrien aplikazioa

en la sesión de la tarde besterik gabe eskerrik asko eskerrik asko garrido andrea euskal sozialistak taldearen ordezkaria den roncal andreak dauka hitza

eskerrik asko roncal anderea eh bildu taldearen ordezkaria den
ubera anderea dauka hitza mahaiburu andrea lehendakaria

osasun plana gure eskuetara iritsi zenean patxadaz irakurri eta aztertu genuenean gogoa eman zigun liburuxka hartu

apurtu eta sutara botatzeko esan genuen gure buzoian propaganda gehiago ez mesedez hori izan zen gure erreakzioa eta galdetuko duzue baina zergatik erreakzionatu zenuten horrela horrela erreakzionatu genuen bat batean ikusten genuelako

eguneroko praxia eta osasun plan honetan jasotzen den filosofia helburua

eta ez zihoazela bide berean azken finean osasun sailak bere buruari jartzen dizkion betebeharrak

direlako eta beraz sinesgarritasun gutxi gobernu honek erakusten duena plan honekin

aurrekontuak ikusten baldin baditugu zer esanik ez bi mila hamairuan exekutatutako aurrekontuak ikusten baditugu eta zer esanik ez liburu honetan jasotzen den ikuspegia transbersala da

eta eh bildu behin eta berriro saiatu da sail ezberdinetan

proposamenak egiten eta behin eta berriro gobernuaren aldetik ikusi duguna da inmobilismoa ezezkoa hori da jaso duguna zeren saiatu gara plan honek jasotzen duena egiten hainbat

sustatzen indartzen pobrezia etxebizitza elikadura hainbat baldintzatzailetan eta plan honek esaten du

eragiten dutenak osasunean ulertuko duzue zein izan zen gure erreakzioa baina ez hala ere gure lehenengo erreakzioa

ez genuen apurtu arnasa hartu lasaitu eta jarrera proaktibo eta

pentsatu genuen gure taldeak legegintzaldia hasieratik erakutsi duen jarrera proaktibo eta positiboa eta proposatu genuen osasun plana eztabaidatzea gure ekarpena egin ahal izateko hori bai gure taldeak proposatu zuen osasun batzordean egitea lanerako

proposatu genuenean gobernua saiatu zen proposamena ez izapidetzen baina eskerrak gero gobernuak hobeto hausnartu zuela eta

kamara honetara ekarri zuen debaterako eta zergatik hartu genuen jarrera positiboa hiru arrazoirengatik hartu genuen jarrera positiboa bat

bi konpartitzen dugulako eta positiboki baloratu dugulako osasun plan honetan jasotzen den filosofia eta ideia nagusiak eta hiru

lehenengo helburuari lotuta beraz lanabes nagusia izanik aintzat instrumentua da nahiz eta osasun sailak eguneroko praxiarekin behin eta berriro osasun sistema ezaugarritzen duen

ekitatea eta kalitatea behin eta berriro urratsen ari da

printzipioak bigarrena eta hemen bakoitzari berea aitortu behar zaio gobernua sailburua eta plan honetan lanean jardun duten

oso ona da filosofia oso ona da eta hirugarrena pertsona dugu helburu eta gu beti gaude prest elkarlanerako gure aportazioak egiteko ze azken finean osasuna da

nahi duzuena baina osasuna ez baldin badago hori guztia alperrik da eta beraz erantzukizunez erantzukizunez jokatu behar dugu herritarrekiko

azkenean guztion osasuna hobetzeko eta mantentzeko eta beraz ados egonik lehen darpón jaunak aipatu duen leloarekin osasuna pertsonen guztion ardura leloarekin ados egonik hemen

aukera eta erronkekin mahai gainean jarri nahi ditugu osasun plan honetan ikusi ditugun eta antzeman ditugun gabezia esanguratsuenak

bat orokorkerian jausten da lehentasun gisa jasotzen dituen arloetan helburuak eta ekintzak jasotzerakoan ez dago

bota dugu bigarrena bitarteko ekonomikoak non daude

osasun plan hau ezingo da errealitate bilakatu ez baldin badugu bitarteko

jasoko dugu gainera ikusten badugu bi mila hamalaueko aurrekontuetan

jai daukagu eta gero suposatzen da prebentzioa lantzeko daukagula zuzendaritza bat osasun publikoaren zuzendaritza

jaun andreok esango didazue nola garatu behar dugun osasun plan hau zeren bi mila hamabian hogeita hamabi milioi euro inguru bi mila hamalauean egia da igo egin dela berrogeita zortzi milioi inguru baina

osasun sailak osasun publikoaren zuzendaritza pertsonalarekin indartzeko baliabideekin indartzeko formakuntza

jakin nahi dugu eta horretaz gain ere osasun politikak gainerako politika publikoetan sektoreetako sailetako politiketan txertatu behar baldin badugu

honetarako zeren orain arte ikusi duguna etxe honetan

bermatzeko errenta behin eta berriro tematu zarete baldintzak gogortzen etxebizitza eskubidea subjektiboa izateko

hezkuntzan heziketa fisikorako ordutegiak curriculumean

osasun plan honetan esaten da mundu guztiak kirola egin behar dugula

nola garatu behar ditugu nola txertatu behar ditugu elikadura osasuntsua

zertarako prest dago gobernua zer egingo du ez dakit ospitaleetako jantokietan elikadura ekologikoarekin

hori da ikusten ari garena eta jakin nahi duguna eta hirugarrena egutegia egutegi bat behar dugu benetan betetze maila jakiteko

funtsezkoa da gainera plan honetan

esaten da urtero helburuen adierazleak monitorizatuko dituela eta legebiltzarreko osasun batzordeak

baina nire galdera da nola monitorizatuko dira

baldin badute data tartean ez dugu ikusi beste urterik batzorde batzuk edo beste batzuk sortzeko bai baina bestela eta hori da

planaren ezarpena eta jarraipenerako hiru instrumentu inportante sortzen direla eta sailburu jaunak ere aipatu ditu bata sailen arteko batzorde bat eta beraz

jasotzea eta proposatzen da proposatzen zen behintzat txostenean batzorde hau martxoan sortzea ez dakiguna da sortua dagoen edo ez gero

eta hirugarrena osasun sailaren kontseilua bera da berak edukiko du beste batzorde tekniko bat baina bera da

osasun saileko kontseiluan geratzen baldin bada eta beste sailak ez baldin badira inplikatzen

benetan hori abian jartzeko eta guzti hau ez dugu esaten esatearren

antolamendu sanitarioko legean dagoeneko jasotzen zen

jasotzen zen osasun politikak sektoreetako politika guztietan

zer egin dugu ordutik laurogeita hamazazpitik hona zenbat urte pasa dira beraz ez da berria

gaixotasunean ez prebentzioan eta ez gaixotzean baizik eta gaixotu eta gero gaixotasuna

lehen arreta berez suposatzen dena prebentzioa lantzeko dela

arreta sanitarioak ehuneko berrogeita hamalaua gutxi gora behera

ondorioz ikusten duguna da benetan sinesten baldin badugu honetan

funtsezkoa dela bitartekoak hau da sosak giza baliabideak helburuak

eta noski gobernu osoa inplikatzea eta gainerako erakundeekin ere koordinazioan aritzea

ardura konpartituaren izenean herritarrengan pilota uztea

nola egoera ekonomikoa krisia txarra den bitartean arretako asistentzia desmantelatzea eta murrizketak egitea gertatzen ari den bezala enpleguarekin

ordezkapenekin laborategian plan zuzentzailearekin giza baliabideen planarekin ez dakiguna zer gertatuko den erakundeen sistema

eta dinamismoaren izenean egunerokoan badirudi gobernuak edozer egin dezala beraz gaurkoan hemen darpón jauna argitu behar duzuna da

zein den zure hautua hau da zure hautua den legegintzaldia hasieratik jarraitu duzun aldebakartasunaren

murrizketen bidea edota benetan zure bidea den osasun plan honetan jasotzen den bidea hori da hemen argitu behar duzuna aukeratzen baldin baduzu osasun planaren bidea esan gu prest egongo gara inplikatzeko gu prest egongo gara

behar duen herri akordio bat egiteko herri akordio bat osasun sistemaren abizen nagusiak publikotasuna unibertsaltasuna ekitatea eta kalitatea defendatzeko azkenean herritarrei egunerokoan behar dituzten erantzunak eraginkortasunez emateko

eh bilduk oso argi dauka zein den gure bidea eta garbi daukagu

zutabe nagusienetakoa dela osasuna ogasuna hezkuntza eta gizarte

gizarte kohesionatu bat izateko desberdintasun sozialak gutxitzeko azkenean modu bakarra delako benetan gizarte aurreratu bat izateko baina horretarako erakundeak inplikatu behar dira politika publikoak egin behar dituzte

neoliberalismoak ezartzen digun oferta demanda eredu horiek gainditu behar ditugu momentu honetan osasun zentroetan ospitaletan

beste arreta integralago bat eman behar dugu horretarako guztion mentalitatea aldatu behar da gurea langileena herritarrena

osasuna integraltasunetik heltzeko lantzeko eta pertsonak ez gaixotzeko hori da inportantea ez gaixotzeko eta osasuntsu bizitzeko nahiz eta jakin gaixotasuna beti hor edukiko dugula eta gaixotasuna ere tratatu behar dela baina hori da hurrengo pausua aurretik beste etxeko lan batzuk egi behar ditugu eta hori daukagu erronka handia egiteko guztiok beraz

oso xumea bezain konplexua da alegia osasunean eragiten duten baldintzatzaileetan eragitea eta lehen esan dut baldintzatzaile horiek zeintzuk diren garbi hitz eginez horrek zer suposatzen du

lan ordutegiak aldatu gizartearen antolamendu irizpideak berregokitu guztiok kalitatez

eramateko familia eta lana uztartzeko aukera izateko elikadura osasuntsua bideratu ahal izateko ariketa fisikoa egiteko aukera izateko

berdin zait edo teilatuak konpontzen daudenak edo kate baten daudenak zenbat ordu sartzen dugu egunean lanean zenbat

aukerarik badaukazu paseatzeko ez nola jaten dugu

horretaz ari gara hitz egiten eta horrek zer suposatzen du horrek suposatzen du

garatzea lanaren banaketa eta bestelako ikuspegi bat horrek suposatzen du

hirien beste eraikuntza bat pertsonentzat eraikitzea

nire semeak orain sei urte ditu eta lau urte zeukanean amamarekin eta jaitsi ginen bergarara ni elgetan bizi naiz

eta galdetu zigun hemen umeak non jolasten dute

goazen elgetara hemen ezin da jolastu espazioak behar dira espazioak behar dituzte umeak jolasteko mugitzeko

eraikitzen ari gara eta hori da osasun politika osasun zentroak

txikiak eskualdeetara egokituta gizatasuna dutenak aurretik lehen esan dudana elikadura osasuntsua bideratzeko

elikaduran urteetan oso jakintsua izan da baina galtzen ari gara

hezkuntza hezkuntza ardatz pertsona bat bera ere hezkuntza gabe eta hezkuntza horretan ohitura osasuntsuak baloreak janariarenak aktibitate fisikoarenak higienearenak hezkuntza sexuala lehen sorospenena guzti hori

txertatu behar da eta hor burubelarri inplikatu behar da hezkuntza gizarte zerbitzuak baita osasuna ere

ekiditeko eta hor arreta berezia jarri beharko genuke haur eta gazteekin

gizarte mota ari gara bideratzen umeak alde batetik bestera ingelesa teknologia baina mugitu gutxi eta gero obesitatea hamasei urterekin obesitatea baina gero non konponduko da ospitaletan ez ez

gero gure gizartea nabarmen da zaharkitzen ari dela eta

baina ez madrileko gobernuari bururatu zaion abortuaren lege anakroniko zentzugabea gisako politikak baizik eta

erantzuna emango dizkien politika transbertsalak gaztetu beharko dugu gure

zahartze horretan saiatu beharko ginateke benetan zahartze aktibo bat bideratzen bizitzaren amaierara ahalik eta menpekotasun txikienarekin iristeko arreta

ingurune hurbilean ez familiaren eta emakumearen

bideratu eta garatu behar dira benetan arreta kalitatezkoa emateko

gertatzen ari da emakumea etxera eta pisua emakumearengan guzti hori guzti hori aldez aurretik

bi zati eta horrek suposatu beharko luke osasun politiken ehuneko hirurogeita hamara baina guzti horrek eskatzen du

gero etorriko litzateke gaixotasunak diagnostikatzea tratatzea azkenean ohiko edo normaltasunean ezagutzen dugun arreta

beharrezkoa dena ere beharrezkoa dena ere baina gaur nahiago izan dugu beste ikuspegi horri garrantzia ematea eta nabarmentzea

hori nabarmentzearekin batera ez dut ahaztu nahi ere eta berriro aipatzen dut beste bigarren zati hori asistentziarena asistentziari dagokionean ere

egin beharko genuke aurreko batzorde baten aipatu nuen etengabe gure buruak interpelatu beharko genituzke osasun zentro nahi ditugu ospitaleak baliabideak

duguna benetan arreta pertsona behar dutena izateko nola txertatu ikuspegi soziala eta sanitarioa azkenean

pertsonekin lanean ari direnei baldintzarik eta baliabiderik egokienak ematea beraiek erabaki egokiak hartzeko eta hori askotan

guzti hori egiten dugun bitartean eta guzti hori gure ustez behintzat egiteko ditugu eta bukatzeko eskakizun zehatzak jarriko nizkizuke mahai gainean eta

manten ditzagula gure osasun sistema publikoaren abizenak

unibertsala eta ekitatiboa printzipio nagusi horiek manten ditzagula bi mesedez krisia ez aitzaki hartu egoera ekonomikoa ez

jarri bitartekoak benetako osasun politikak bideratzeko murrizketak ez aplikatzeko nahikoa da

eta hirugarrena osasun plan hau ez dadila publizitatean geratu ez dadila

altxor bakarra besterik ez eta azkenean guztion esku dagoelako zaintzea eta mantentzea jakin nahi duguna da zertarako prest zauden zu eta zure taldea besterik ez

bi mila hamabiko abenduan iñigo urkullu jauna lehendakari izendatu genuen ganbara honetan eta eusko jaurlaritzaren zuzendaritza hartu zuen konpromiso argi batekin

aurrera eramateko konpromisoa hain zuzen ere euzko alderdi jeltzalea osatzen dugun emakume eta gizonok betidanik sinetsi izan dugu osasun politika

lehentasun politikoen artean egon behar zela izan ere bizi kalitatearen eta gure gizartearen ongizatearen oinarrizko zutabetako bat baita aurreko legealdietan alderdi eta gizartearen kontzentzu zabal bati esker euskal osasun sistema publiko eta kalitatezkoa garatzen aldekoa apustua egin genuen zerbitzu publikoen artean euskal herritarrek balorazio honen

bilakatu zen sistema eraiki genuen bi mila hamabiko urriko hauteskundetara aurkeztu ginenean

osasun arloko politikaren erdian euskal osasun sistemaren erdian pertsonak jartzeko konpromisoa hartu zuen osasun sistemaren ardatz

hartu zuen hauteskundeetara aurkeztu ginenean bagenekien nolako erronka eta zailtasunei

besteak beste diru sarreren edo baliabide ekonomiko gutxiago izateak osasun sistemarengan ere

bizitzen ari garen garai berriek ordea ekimen berriak eskatzen dituzte horren aurrean euskal osasun sistemari eusteko eta indartzeko apustua egin dugu sistema berritu eta modernizatzeko bideragarria eta iraunkorra izateko beharrezkoak diren erreformak eta berrikuntzak sustatzeko apustua egin dugu horren adierazle da gaur

eusko jaurlaritzaren bi mila hamabi bi mila hamasei legealdiko gobernu programaren barruan hartutako konpromiso nagusietakoa izan zen eusko jaurlaritza berria urkullu lehendakariaren aintzindaritzapean

lehenengo egunetik buru belarri murgildu zen legealdi hasieran emandako hitza betetzeko

osasun plana gure taldeak bat egiten du osasun plan honen lemarekin asko gustatzen zaigun euskarazko lema gainera gure hezkuntza propioan jasotako lema osasuna pertsonen eskubidea guztion ardura

guk ere osasuna giza eskubidetzat daukagulako baina era berean norbanakoari eta giza talde osoari erantzukizunez jokatzeko ere eskatzen diolako

jaurlaritza berriak hartu zuen lehenengo erabakietakoa izan zela hain zuzen ere osasun sailari izena aldatzea hau da

pasa zen euskaraz zorionez osasun kontzeptuak barnebiltzen du esanahi zabalago hori baina aldaketa horrekin jaurlaritzaren helburua izan zen

osasun asistentziala bakarrik hau da horrez gain osasunaren prebentzio eta promozioaren kultura zabaltzea edo hedatzea eta hori da gaur eztabaidagai dugun osasun planaren bizkar hezurra

osasun plan honek bere biziko garrantzia dauka izan ere euskal autonomia erkidegoan burutu beharreko osasun politiken iparorratza izango da datozen zazpi urteetan hurrengo zazpi urteetan beraz jarraitu beharko dugun ibilbide orria gure ustez osasun plana euskal osasun sistema indartzeko tresna erabakigarria izango da ekitatea eta kalitatearen aldeko neurriak

era berean osasunaren promozio edo sustapenari lehentasuna ematen dio ingurune eta bizimodu osasungarrien sustapenari lehentasuna ematen dio

lehentasuna ematen dio hau da pertsona nagusiak haurrak eta gazteak baita gaixotasun kronikoak dituzten pertsona horiei ere bai

hain zuzen ere plan honetan jasotako helburuak asmo honen zerrenda baino askoz gehiago direla alegia helburu horiek

eta horiek erdiesteko hainbat eta hainbat neurri zehatz jasotzen

osasun esparruan emaitzak lortzera bideratutako ekimen konkretuak jasotzen dituela eta are gehiago lortutako emaitzak neurtu

bi mila hamairu bi mila hogei osasun plana jaurlaritza osoaren plana dela alegia ez dela bakarrik osasun sailaren plana zentzu horretan

izateko asmoa nabarmendu nahiko genuke erakunde artekoa eta sektore artekoa hain zuzen ere

esparru politiko guztietara eramateko asmoarekin beraz osasun planaren helburuak ez dira mugatuko osasun sailaren esku dauden

beste hainbat erakundeetara ere zabalduko da izan ere osasunak politika publiko guztiei eragin behar die gizarte osoaren ongizate

ahal izateko ondorioz esan dezakegu osasun plana gobernu plana dela ez dela sail bakar baten egitasmoa plan honi buruz

askoz gehiago baita lehenengo arreta ospitaleak osasun zentroak baino askoz gehiago da estrategia plana da zabala

urtera arte joango den plana epe luzerakoa hala ere urtero urtero balorazio eta ebaluazio txostena egin eta legebiltzarrera igorriko da horrela jasotzen da planean bertan

eusko jaurlaritzan zuzendaritza batzordea eta politika guztietako osasun batzorde teknikoak sortuko dira era berean euskal autonomia erkidegoko

osasun batzordeak ere sortuko dira eta azkenik osasun sailaren barruan bertan zuzendaritza kontseilua eta osasun planaren batzorde teknikoa ere bai

bat egiten dugulako osasun sistema publikoa unibertsala eta kalitatezkoaren aldeko konpromisoarekin gure helburua delako osasun sistema egokitzea kalitatea eta eraginkortasuna bermatuz aurre egin ahal izateko gizartearen zahartzeari eta hein handi batean horren ondorioz handitzen den gaixotasun kopuruari atentzio sozio sanitarioa indartzeko asmoarengatik edo ingurune eta bizimodu edo jokabide osasuntsuak sustatzeko beharrarengatik baita ere osasun esparruan egon daitezkeen desberdintasunak desagertzearen alde lan egiteko

bai genero ikuspegitik eta zentzu horretan uste dugu

osasun planak genero ikuspegia sistematikoki eta modu transbertsalean jasotzen duela plan osoan zehar aurreko planek ez zuten horrela egin eta oso positiboa deritzogu hori ere bertan sartzeari

ekintza zehatz horiek guztiak espero dugu beste taldeak ere plan honi zuen oniritzia ematea era berean uste dugu

oso aberasgarriak izan daitezkeela eta ondorioz gure aldetik behintzat jakin ezazue prest gaudela zuen ebazpen proposamenak jaso eta adostasuna erdiesten saiatzeko planteatzen dizkiguzuen gaietan bereziki eskertu nahiko nuke euskal herria bilduk

eta egindako ahaleginak ebazpen proposamenak lehenbailehen eskuragarri jarri eta argi eta garbi zuen planteamenduak

bukatzeko beraz berriro ere azpimarratu nahiko nuke gure taldearentzat eta gaur berretsi den bezala eusko jaurlaritzarentzat lehentasun osoa daukatela

autonomia erkidego honetan bizi garenon bizitza kalitatearen eta gizarte osoaren ongizatea

horren adierazle dugu beraz eusko jaurlaritzak lehentasuna eman dio bere gobernu ekimenen artean eta lehendakaria bera izan dugu aitzindari

eusko jaurlaritzak eta osasun sailak herritarren aurrean hartutako konpromisoa

eta horretarako euskal autonomia erkidegoko herritarren osasun eskubidea etorkizunera begira bermatu eta hobetzen jarraitzeko zalantzarik ez daukagu euskal osasun plana bi mila hamairu bi mila hogei giltzarria izango dela besterik gabe gure taldearen izenean eskerrak eman eta gure babesa berretsi